egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendariekin bañolenago gogoratu egingodisuen natalia rojo legebiltsarkideak botoak delegatuta duela

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena osakidetzako aldi baterako kontratazio zerrenden gardentasuna eta funtzionamendu duina bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu zure txanda da ekimena aurkezteko eta aldezteko ubera anderea zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi gure taldeak legegintzaldi hasieran esan zuen

zela osakidetzaren antolakuntza eredua

hobetzea bai langileentzat eta bai herritarrontzat kalitatezko osasun sistema publikoa nahi dugulako gardena eta eraginkorra bai barrura begira eta bai kanpora begira alegia bai egunerokoan

eragina duten langileen esparruan egituran eta bai kanpora begira herritarroi begira ere informazio zuzena argia

guztiok horrela osasun babesa arreta zaintza publikoa unibertsala doakoa eta kalitatezkoa bermatzeko

horretan bat etor gaitezke gobernuarekin asko dagoela hobetzeko urrats asko daudela emateko osakidetzaren

eta zenbat eta gehiago ezagutu osakidetza iruditzen zaigu gero eta ente egitura konplexuagoa dela

opakoagoa dela eta benetan egitura konplexu eta opako baten aurrean ez dakiguna da egitura hori nahita edo nahigabe bilatutako ondorio bat den baina errealitatea da laburbilduz ondo antolatutako desorganizazio baten aurrean gaudela

momentu honetan bere egitura bere zutabe

langileriarena deuseztatzen ari dena ikustea besterik ez zein den bereziki behin behineko langileen egoera

bakanteak egon daitezkeen plazak ere ez dira betetzen adibidez basurton iaz baino berrehun eta hirurogeita hamar langile gutxiago daude edota hainbat kirurgia atzeratu dira

guzti hori larriagotuz hogeita hamabost orduak bertan behera uzten dituen eta bereziki osakidetzako langileei

ehun eta hirurogeita hamairu barra bi mila hamairu dekretuarekin ondorioz lan sama handiagoak

eta osasun arretaren kalitatea sartatzen eta ez soilik behin behineko langileei eragiten die

baina hori bai guzti hau urtetan zehar eraikitzen joan den egitura

eta benetan oso zaila da jakitea zer gertatzen ari den egitura horren barruan oso zaila baita informazio gardena

izatea eta eskuratzea oso zaila da egituraren barruan bai langileak eta bai herritarrok murgiltzea argi izanez momentu bakoitzean

zeintzuk diren beraien eskubide eta betebeharrak

hizpide dugun gaiak proposamenarekin bilatzen ditugun helburuak oso zehatzak dira bilatzen duguna da osakidetzako egitura eguneroko funtzionamenduko bat hau da zerrenden

eta zerrenden funtzionamendua erabateko gardentasuna bilatzen dugu sinplifikazioa bilatzen dugu eta eskuragarritasuna bilatzen dugu

duintasuna eta errespetua bilatzen dugu gure ustez ardura politikoak horrela eskatzen duelako funtzio publikoak horrela eskatzen duelako eta administrazio publikoaren erantzukizuna delako azkenean

ahalbidetu ahal izateko eta azkenean eguneroko kudeaketan

egiten den bezala eta adibidez zerrenden kasuan administrazioko beste esparru batzuetan jokatzen den bezala esateko

zerrendetan internetez agertzen dira argi eta garbi bakoitzak pertsona bakoitzak langile bakoitzak eskuragarri ditu zerrendak momentu oro jakin dezake beraz zein egoeratan dagoen bere aurretik zeintzuk dauden bere atzetik perfilak egoera eta osakidetzan

horrelakorik jakiterik orduan ez dugu ulertzen uler genezake osakidetzaren egitura konplexuagoa dela baina iruditzen zaigu

eta osasun saileko kontrol publikotik zerrenden kudeaketa ere zerrenden irizpideak eta egunerokotasuneko antolaketa hobetu daitekeela eta iruditzen zaigu administrazio publikoan ezinbesteko jokabide bat eta funtzionamendu eredu bat dela eta ikusten duguna da ez dagoela argudiorik horren kontrakorik justifikatu dezakeenik

bi mila hamaikako maiatzaren bederatzian osakidetzako kontseiluak onartutako akordio bat daukagu akordio horrek kudeatzen ditu
behin behineko zerrenden barkatu ubera andrea mesedez isilago

benetan osakidetza oso interesgarria da eta iruditzen zait

arduraz jarraitzeko kontu bat litzatekeela ikusita momentu honetan zein den

eztabaida interesgarria izan daiteke orduan esaten ari nintzena badaukagu akordio bat osakidetzako administrazio kontseiluak hartu zuena bi mila hamaikako maiatzaren bederatzian eta akordio horren bidez kudeatzen dira zerrenden irizpideak eta kudeaketa eredua esan behar dugu akordio horretan hasteko nahiko deigarria egiten zaigula

inolako adostasunik gabe eginiko akordio bat dela eta bertan osakidetzak ez zuela ordezkari sindikalekin akordiorik

daukagun erabakiarena deigarria egin zaigu ere bertan

izendapenen berri emateko prozedura jasoa dagoela zerbitzu erakundeko arduradunek betebeharrekoa langileen ordezkariekin

hor daukagu ere informazioa ez emateagatik osakidetzak epaitegietan bukatzea hor badago sententzia bat eta errekurtso bat guztiok ezagutuko duzuena egia esan luze eman genezake bi mila hamaikako maiatzak bederatziko akordioa uztartzen eta berorren aplikazioa

gaurkoan nahiago izan dugu etorkizunera begiratzea nahiago dugu legegintzaldi hasiera honetan nahiz eta egia esan gero eta egoera

nahiago izan dugu ekarpenak egitea eragitea eta proposamenak mahai gainean jartzea

asmoarekin antolaketa eredu gardena izateko sinpleago bat sortzeko eta azkenean eraginkortasunean

behin behineko langilea izan edozein delarik kategoria araubide jarraibide eta akordio argiak sustatu eta garatu ahal izateko

adostu dugu eta gaur bozkan jarriko duguna ondorengoa da alde batetik eskatzen duguna da

alde baterako kontratazio zerrendak berriro antolatzea erabateko gardentasuna eta funtzionamendu duin eta kalitatezkoa bermatzeko eskatzen dugu ere hiru hilabeteko epean legebiltzarrean

osakidetzako mahai sektorialean langileen ordezkariekin ostean eta hor mahai gainean irizpide batzuk iradokitzen dizkiogu gobernuari mahai sektorial horretan planteatzeko planteatzen diogu

informazio publikoa eta eskuragarria izateko irizpideak planteatzen diogu lan poltsen zerrendak publikoak izateko irizpideak horren bidez

informazio sistemak bermatzea internetez telefonoz

baita zerbitzu erakundeenak ere proposatzen dugu lanpostuetan sartzeko irizpideak lan poltsetan sartzeko eta egoteko irizpideak

proposamenean zehazten dugu eta eskatzen dugu ere hiru hilabeteko epean legebiltzarrean osakidetzarako enplegu plan

iruditzen zaigu beharrezkoa dela enplegu plan berri bat azkenean osakidetzak behar duen egonkortasun hori bermatu ahal izateko eta bukatzeko

gure babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diegu osakidetzako langile guztiei eta bereziki hain egoera zailean aurkitzen diren behin behineko

eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten txandan

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal anderea euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on gure taldeak bat egiten du osakidetza euskal osasun zerbitzuko aldi baterako lanpostuen kontrataziorako zerrenden kudeaketan eta funtzionamenduan gardentasuna eta eskuragarritasuna bermatu beharrarekin

aldi baterako langileei bermatu behar zaie horien kudeaketa egokia eta gardena izatea era berean lan poltsei buruzko informazioa eskuragarria izan behar da horretarako erraztasunak jarri behar dira eta bide horretan besteak beste teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak

errazago izan dezan horregatik guztiagatik

aztertzeko zein den gaur egun aldi baterako kontratazio zerrendak egin eta kudeatzeko irizpideen egoera hain zuzen ere

gaizki funtzionatzen duena edo hobetu beharrekoa hobetzea horretarako baina uste dugu

bakarrik ihardutea ezin bestekoa deritzogu langileen ordezkariekin elkarlanean aritzea

eta zein neurri hartu beharko diren adostu ahal izateko ondorioz funtsean gure taldeak aurkeztutako zuzenketan jaurlaritzari eskatu nahi izan diogu aldi baterako langileen kontratazioaren kudeatean gardentasun eta eskuragarritasun printzipioak

neurriak hartzeko lehenik eta behin

jaurlaritzari dagokiola osasunaren mahai sektorialean negoziatu beharreko gaien artean kontratazioaren kudeaketa ere jorratuko duen lantaldea osatzeko proposatzea

lantaldea osatzea dakigun moduan

osakidetzako aldi baterako kontratazioa osakidetzaren administrazio kontseiluaren

jasota dago zerrendak egin eta kudeatzeko akordioan aurreko legealdian

jaurlaritzaren garaian osasun mahai sektorialean negoziatugatik ere ez zen adostasunik erdietsi sindikatuetako ordezkariekin

administrazio kontseiluak erabakia hartu zuen eta gaur gaurkoz beraz

adostu dugunean aldi baterako lanpostuen lan poltsen kudeaketan hobetu beharrekoak hobetzeko neurriak hartzeko eskatzea jaurlaritzari

gai hau ere jorratzeko eragile sindikalekin batera

lantalde hori sortzeko izan ere bertan erabakiko dira ondoen zeintzuk diren hartu beharreko

orain arteko gabeziak aurreko legealdian

eta benetan hobetu beharrezkoak beste taldeek

beraz gardentasunari eta eskuragarritasunari lotutako eskaerekin nik uste dut denok bat gatozela

hori bermatuko duela ordea enplegu planen inguruan uste dugu ez dagokiola gai hau gaurko legez besteko proposamen honi

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

que en este mismo momento maneiro jauna gaira zuzendu denbora izango da horretaz ere hitz egiteko gaira zuzendu zaitez

maneiro jauna gaira zuzendu nahi duzu edo

que tengas toda la suerte del mundo gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan eh bilduren ordezkaria den ubera andreak dauka hitza

del debate eta azkenaldi honetan alderdi popularrak

handia ohitura handia hartu du euskal herria bildu deskalifikatzeko

eta esan nahi nioke alderdi popularrari zuek besteko legitimitatea zilegitasuna daukagula hemen egoteko eta gainera herritarren babes

inporta edo behintzat inpresio hori jaso dugu garrantzitsua da garrantzitsua da pertsonen langileen bizitzak bizitza laborala bizitza proiektuak eta pertsonalak jokoan daudelako

osakidetzan behin behineko langileen zerrenda hauen kudeaketak baldintzatzen dielako egunerokotasunean beraien bizitza

ez dagoelako gardentasunik ez dagoelako informaziorik eta jokatzen delako askotan dagoen

zerbitzu unitate bakoitzak bere irizpideen baitan eta askotan goitik osasun sailetik ezartzen diren

horregatik oso inportantea da osasun sailak kontrol publikoaren bidez

gardentasuna informazioa eskuragarri jartzea pertsona guztiei baita behin behineko langileei ere zeren behin behineko langileak langile finkoak bezalako eskubideak dituztelako

bukatu beharra dago eta antolakuntza izan behar da eredugarria eta zentzu horretan zerrenda hauek lan poltsa hauek

eskuragarri izateko bai internetez bai telefonoz argi izateko

lan kontratuetara sartzeko argibideak oso argiak izateko eta mundu guztiak jakiteko zeintzuk diren eta momentu honetan

handia dago eta gu saiatu gara gure proposamenarekin neurri konkretu horiek mahai gainean jartzen

hori aztertzera negoziatzera eta horretarako iradoki ditugu irizpide batzuk gure ustez ezinbestekoak diren irizpideak eta zentzu horretan

duen garrantzia funtsezkoa da funtsezkoa da enplegu plan horrek azkenean momentu honetan dagoen egoerari dagoen gabeziari estabilitatea ematen

funtsezkoa da momentu honetan daukagun egoera

irekitzea albo batera uztea ertzaintzak bidaltzea ospitale batetara edo bestera interlokuzioak ireki

eta hitz egin iruditzen zait egon daitekeela aukera bakoitzak

bilatzeko eta asko daukagu egiteko zeren gure ustez hiru zutabe ditu

langileria beste bat bere ondarea urteetan akumulatzen joan den inbertsioak

eta bestetik egitura eta egitura nola egiten da legedia araudia akordioak eta legedi akordio horiek garrantzi eta

inportantea daukate gardentasuna nobatzeko barne demokrazian irabazteko eta baita ere

behin behineko langileen zerrenden eta lan poltsen kudeaketa momentu honetan behin behineko langileei babesa

hartu dugun norabidea da enplegua deuseztatzea egituretako bat osakidetzan

ari gara eta datuak ditugu beste kontu bat da datu horiek eskuratzeko jorratu behar diren bideak horregatik guztiontzat ona izango litzateke gardentasunean irabaztea eta

eta guk garbi daukagu hiru lan ildo horietan lanean jarraituko dugula positiboki mahai gainean jarriko ditugula proposamenak eta

eta bai herritarren alde osakidetzako zerbitzua osasun babesa arreta eta zaintza hobetzeko proposamenak egiten jarraituko dugula eta bukatzeko

jartzeko baldintzak sortzeko eta mahai horretan ere benetan gaur hizpide dugun gaia

landu ahal izateko zeren gaur hemen euzko abertzaleak taldeak alderdi popularrak eta upyd k adostuko duten

ez du inolako aportaziorik egiten gaur egun dagoena hobetzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea beno ba guk noski ematen diogula garrantzia gai honi

bertatik arautzen nola kudeatu behar diren osakidetzako lan poltsak eta irizpide batzuk beraz

gardentasun eta eskuragarritasun printzipioak bermatuko dituen akordioak erdiesteko

baina ganbara honek ez dauka ezagutza teknikorik zehazteko zein neurri konkretu hartu behar diren

arlo honetan eta horregatik adostu dugu

osakidetzako lan poltsen kudeaketa hau gaizki funtzionatzen duena hobetzeko eta blanca roncal andreak esan duenaren harira aipatzen dituzuenean

mistoa upydek hitza hartzeko asmorik badu ez du hitza hartzeko asmorik eztabaida amaituta

jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak du hitza

zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

nada más gracias eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

taldeen txandara pasatuz upyd ez dago eh bildu taldearen ordezkaria den

jauna zurea da hitza barkatu zurea da hitza

egun on guztioi ezkerraldea da bizkaiko eskualdeen artean langabezi tasa handienekoa

autonomia erkidegoko langabetu kopururik handieneko udalerria

nagusia alabaina enpresa handien pribatizazioen ondoren eta zenbaiten behin betiko itxiera altos hornos de bizkaia edo

ekonomiaren susperraldi berria lortzeko guztien ahaleginak beharrezkoak dira

eta horretarako lurzoruaren urbanizazioa sustatzen ari da sestao bai elkargo publikoak eraiki behar duena alde batetik

elkartearen proiektuak trapagaraneko udalaren parte hartzearekin

bestetik elkartu dira lurzoruaren sustapenerako ekonomia bizi berritzeko xedez orain ordea

iharduerak gelditu dira eratutako elkargo horretan

bi herenen botoekin hartzen dira erabakiak

horrela sepidesen kapitalaren ehuneko berrogeita hamar udalek ehuneko bostena eta gainerakoa azpiegiturak eta sprilurren artean banatzen dela kontutan hartzen badugu

enpresa batzuek interesa adierazi dute bere instalazioak parke horretan jartzeko bultzatu beharko litzateke parkearen eraikuntza ahalik eta lasterren parke hau sestaoko bakarra ez bada ere lehentasunak ondo jarri behar dira eh bilduk proiektu biak bultzatzen ditu

eta ekonomia sustatzeko bereziki eskualde horretan

ez genuke nahi industria guneak eraikitzea eta erdizka bete kontua ez da udalerri bakoitzak bere poligono izatea

eskualdea da krisitik ateratzeko lurralde giltzarria eskualdea da eta ekonomia sozialeko enpresak hain zuzen ere hori da eh bilduk defendatu nahi duena ekonomia soziala enplegua sortzeko

ekonomiaren berreskurapenerako ezkerraldea guztien ahaleginak behar ditu bai eta batez ere behar du koordinazioa planifikazioa eta egiten diren

horrela lortuko dugu enplegua sortzea eta ekonomia berpiztea dirudienez proposamen berri bat dago eta bi mila hamabosterako

bukatuta horrela izatea espero dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zulaika

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales anderea zurea da

dakizuen bezala eta hemen nire aurretik hitz egindakoek aipatu dutena

egoera honetara industria birmoldaketa gogorra eta azkeneko hamarkadetan ezkerraldeko enpresen itxieraren ondorioz heldu da sestao altos hornos de bizkaia

aurrera faktoria asko betiko itxi zituzten beraien ateak beste batzuek

era zorrotz batean murriztu zuten errealitate berri batera moldatzeko mila bederatziehun eta laurogeita hamabost

urte tarte honetan euskadik ehuneko hogeita lau koma seiko lan hazkundea zuen bitartean

bi mila bostehun eta hamairu lanpostu galdu izan ziren

eta oraindik ere gaur ere jasotzen ari ditugu langabezi tasa igo zen laguntza sozialak eskatzen zituzten familien kopurua

ez den biztanleri galera prozesu geldo bat hasi zen ere geldotasun urte askoren ondoren

udaletxeak egoera horri aurre egiteko erabaki sendoa hartu zuen alberto lozano alkatea izanik bi

corrales anderea erantzunen txandan sartuz

eskerrik asko presidente andrea señor damborenea

eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales andrea zurea da hitza

eskerrik asko corrales andrea eztabaida amaituta

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita bost abstentzioak hamar ondorioz jatorrizko testua onartuta geratzen da

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena zuzenbide estatuaren eta gizarte demokratikoaren defentsa egiteko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duena taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

zurea da hitza mila esker

y decir la verdad muchas gracias eskerrik asko semper jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

legebiltzarburu andrea eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on denori gaur hasi nahi dut nire jarduna nazio batuetako idazkaria zen kofi annanen hitz batzuekin

pertsona batentzat terrorista dena beste pertsona batentzat askatasunaren aldeko borrokalaria da

eta odoltsuan espainolentzako traidoreak rebeldeak terroristak zirenak gaur egun euren aberrien fundatzaileak dira legebiltzar honek orain oso gutxi bisita eta ekarpena jaso du

erakundetik eta berak ezartzen du preso politikoaren kontzeptu bat hona ekarri duguna edozein pertsona preso zeinen kausak

bai bere ekintzen zioagatik bai ekintzengatik beraien horretan bai autoritateen zioagatik kontsideratuko da preso politikoa

solo puede calificarse de ideológico de político en definitiva esan bezala euskal preso asko daude ekintza deliktiborik gabeak politika egikaritzeagatik edo arlo sozialetan eragiteagatik soilik eta beste interes direla medio

izan dira arnaldo otegi eta bateraguneko bostak horregatik izan ziren zigortuak

auzitegi inpartzialaren eskubidea edo epaiketa justua urratu den edo ez ikusteko esanguratsua ez da gutxi

ulertzeko kalitate gutxiko justizia batez ere entzutegi nazionala eta auzitegi gorenetik eratorri dena lehentasun politikoak berehalako interesak behar antiterroristak edo dena delakoengatik

euskal preso politikoei dagokienez preso artean preso errugabeak egotea hipotesi hutsa baino gehiago da

argitu zen iruñako laukoteen kasua torturaren bidez egindako adierazpenengain

izan zirenak atzo bertan

eraman zuten espetxera bere autoinkriminazioa torturapean sinatu

autoinkulpazioa zigor batera eraman zuena tortura egon da auzi hauen muinean espainiako justiziaren kalitateaz

tenemos que revertir esa situación iritzi askatasuna eta beren ondorio zuzena den adierazpen askatasuna defenditu nahi dugu

alderdi popularra guri esateko nola pentsatu behar dugun nor da alderdi popularra esateko nola adierazi behar dugun pentsatzen duguna demokrazia babestu nahi duzue baina hitzak debekatuz ideiak debekatuz demokrazia bera suntsitzen duzue pentsamendu sasi demokrazia nahi duzue zuek lortuko duzuena zera da preso politiko kontzeptua debekatuz hori galarazteko

salaketak igorriz preso politiko gehiago sortuko duzue

arzuaga jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andreak dauka hitza

legebiltzarkideok preso politiko terminologiaren erabilpenaren inguruan sortu den polemikak ez dio ekarpenik egiten

eztabaida interesatu honek atzera begiratzen du atzoko debateetara ez dugu debatea baztertu nahi debateak eraman nahi duen norabidea baizik

adostu dezagun baina antzerkirik gabe zintzotasunez zein da debate honen helburua zer da lortu nahi dena

bakegintza eta bizikidetzari euzko alderdi jeltzaleak alderdi popularraren legezbesteko proposamenaren aurrean ondorengoa dio

en los medios de comunicación alimentando debates estériles alderdi popularrak bere proposamenaren zioan dio preso politiko esamoldearen erabilpenarekin eragindako hilketak eta krimenak justifikatu egiten direla

preso politiko deitzea tipifikatu dezala eskatzen du hau da oraindik ere kode penalak terrorismoaren apologia delituaren multzoa zabaltzea eskatzen du eta adierazpen eskubidearen eta terrorismoaren apologiaren arteko marra estutzen du bestalde bilduk defendatzen duen postura amnistia internazionalek defendatzen duen definizioa da

presoen eskubideen eta inpunitatearen inguruan ere

parte batekin bat egiten denean koherentziaz erakunde berak esaten dituen besteak ere ontzat hartu beharko lituzke bilduk

irekitzen du eta alderdi popularrak elkarrizketa eta garaia berrien aurrean bide berriak hartzeko

alderdi politikoek erabiltzen duten terminologiarekin beren postura politikoa markatzen dute hori egia da ez da debaldekoa eh bilduk aukeratutakoa non amnistia internazionalaren ikuspegiko presoen katalogazioa motibazioa soilik ematen dion hau da politikoa eta ez

giza eskubideen urraketak egon diren ala ez kontutan hartzen ez denean aukera hori preso politikoarena ez da debaldekoa beraz bildurentzat eta pentsa genezake ezker abertzaleak eta kide bati preso politikoa deitzeak helburu jakin bat izan dezakeela esamolde horrek duen konnotazio positiboarekin krudela izan aktibitate bat leuntzea motibazio politikoak nolabait eragindako mina lausotu ahalko balu bezala erabilpenaren helburua hori bada horrek esan nahiko duena zera da ezker abertzaleak oraindik egin beharreko ibilbide bat duela etak herri honetan eragindako sufrimenduaren inguruan balorazioa egin behar duela

gatazkaren aurrean talde batek egindako aukera hautua baizik eusko alderdi jeltzaleak bat egiten du nazio batuek erabilitako terminologiarekin hau da

baizik eta helburu politikoa duten presoak direla helburu politikoa dela eta legea urratu dutenak giza eskubideen urraketak burutu dituztenak tiroak eman indarkeria erabili dutela edo eta erabilera bultzatu eta

eta garai berrietan politika modu berriak eta ez dugu esaten honekin orria pasa egin behar denik herri honek memoria izan behar du

ez neutral eta aktiboa berriro errepika berriro ere ideia baten defentsa estatuaren arrazoi bidegabea giza duintasunaren gainetik jarri ez dadin baina debatitzen dena bezain inportantea da non nola

hori dela eta eusko abertzaleak taldearen osoko emendakina saiatu gaitezen hitzarekiko elkarrizketarekiko eta akordioak bilatzearekiko konpromisoa demokratikoa lantzen

alderdi politikook estrategiak aldatu behar ditugu atzoko debate antzuekin amaitu behar dugu

hitzekin amaitu nahi dut legebiltzarkide gisa daukagun eta legebiltzar honi eman nahi diogun egitekoari buruzko gogoeta bat egin nahiko nuke gutxienez bi aukera nagusi ditugu eta biak gure esku daude denon esku areto hau gizarteari etengabezatik eta azaldura helarazten dion agertoki bihur dezakegu edo bestela

eraikuntzarako lan esparru bat dela sentiarazi gizarteari nire apustua gure

bigarren bidearen aldekoa da legebiltzar hau elkarrizketa eraikitzeko esparrua izatea lortu behar dugu mila esker eskerrik asko vaquero andrea
erantzunen txanda sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza